eskerrik asko semper jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den otadui andreak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea sailburuok

oregi sailburu andrea legebiltzarkideok gaurko honetan nik ere

lortu dugun adostasun zabala izan ere gure

kontu honetan ahalik eta adostasun zabal bat lortu izan dugu

horretan jarri nahi dut ez daukat asmoa pastor jauna zurekin eztabaidan sartzeko

egitea gustatuko litzaidakeela nire aurretik berba egin dutenek esan digute

gai bi jorratu egiten direla alde batetik espainiako gobernuak aurrera eraman nahi duen tokiko administrazioaren erreformaren aurkako jarrera

eta beste alde batetik eusko jaurlaritzari hamabi hilabeteko epea ezartzen diogu udal legea hona ekartzeko erakunde eta alderdi politikoen

el de upyd gainera erdibideko zuzenketa honek jorratzen duen bigarren gaiari dagokionez udal legea aurkeztu beharreko epeari dagokionez

adostasuna lortu dugulako kontu honetan muturreko posizioak

dugulako esan behar dut jatorrizko ekimenetan ezartzen ziren epeak ezinezkoak zirela materialki ezinezkoak zirela kontrakoa esateak suposatzen duelako izaera orokorreko xedapenak arautzen dituen artikulu guztien

izapide guztien ezjakintasun nabarmena izan ere guztiok dakigu legeek hainbat tramite behar dituztela adibidez

ukaezinak negoziazio kontsulta audientzia tramiteak eta noski ahaztu barik

eskerrik asko eskerrik asko otadui andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten txandan mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

erantzunen txandan euskal sozialistak taldearen ordezkaria den pastor jauna zurea da hitza

eta horregatik euzko alderdi jeltzaleko ordezkariari esan nahi diot badakigula zaila dela lege proiektu bat ekartzea

hainbat esapide administratiboa martxan jarri behar direla baina ez dira hamabi hilabete

hogeita hamar urte hogeita hamar urte egon zarete gobernatzen eta ez duzue ekarri

hori garatu izan duzue baina udal legerik ez

alegia udal ordezkariekin ez foru aldundiko ordezkariekin soilik

behintzat adostasuna behintzat kontraste bat egitea berba egitea eta posible baldin bada adostasunez testu bat hona ekartzea

ezinbestekoa delako momentu honetan eta krisi honi aurre egiteko konpetentziak

artean eta udalei ziurtatzea nahikotasun ekonomikoa aurre egiteko eman behar duten

horientzako hainbat herritarrek jotzen duten lehenengo atea delako udalena edo tokiko erakundeena eta ezinbestekoa delako momentu honetan lege hori indarrean jartzea
eskerrik asko eskerrik asko maeztu jauna euskal talde popularraren ordezkaria den semper jaunak dauka hitza

semper jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den otadui andreak dauka hitza

andrea upydrekin hasiko naiz maneiro jaunarekin berak

hona ekarri digu udal herrien bat egiteei buruzko

hori justifikatzeko europako adibideak ipintzen dizkiguzu nik

gero ppko ordezkaria den semper jaunari

zuk ere erantzukizunaren kuotaren bat izan beharko duzula zeren eta aurreko legegintzaldian zure

izango duzu eta erantzukizunen kuota horretan ere arabako foru aldundiak zeozer ere

komisio arbitralean errekurtsoa jarri zuenean orduan ez zaitez aritu erantzukizunak banatzen handik eta hemendik eta zeureak ere

itzazu pastor jaunari esatea

egunean egunean hobetu ahal dena hobetzeko baina gertatzen da kasu honetan

planteamendu okerra izan dela zure abiapuntua

zuek legea ez zenutela kontsultatu inongo

orduan nik ez dut inorekin ez diot ezer galdetu behar

adostasuna aldundiekin bilatu eta nik dakidala eudeleko exekutiban alkate sozialistak ere badaudela

orduan zer esan gure diguzu eudeleko exekutiban dauden alkate sozialistek oztopoak jarri

zizkiotela udal legeak aurrera egin zitzan hori esan nahi diguzu

hainbat aldiz prorroga eskatu zuela eta gero eh bilduko ordezkaria den maeztu

eskatu digu mesedez ez egiteko

trankil egon zaitez maeztu jauna gobernu honek berba emanda dauka eta

udal legea hona ekarriko duela ahalik eta adostasunik zabalenarekin eta bai eragile guztiekin eta alderdi politiko

adostu ondoren berba betetzen dugunez horrela izango da eskerrik asko eskerrik asko otadui andrea amaitzeko mistoa

botoetara jarriko dugu euskal sozialistak

erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabi bai hirurogeita hiru ez

onartuta geratzen da gai zerrendako bostgarrena puntua beste baterako utzi denez

egindako legez besteko proposamena euskal selekzioari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda da eh bildu taldearen ordezkariak dauka bere ekimena aurkezteko eta

eguerdi on guztioi gaiari helduz esan urteak daramatzagula ekimen partidu sinbolikoetan galduta eta honekin ez dut esan nahi partidu eta ekimen sinbolikoak ez direnik

bere garrantzia dute zalantzarik gabe baina ezin dena egin da esparru sinbolikoan geratu eta gure ustez behintzat urte gehiegi daramatzagu

galduta inolako urratsik eman gabe ofizialtasunaren bidean eta gure ustez

urrats konkretu eta errealak emateko erakundeetatik eta erakundeak eragileekin federazioekin elkarte guztiekin elkarlanean guzti guztiekin indarrak artikulatuz eta metatuz euskal gizarte gehiengoaren

bide emateko azken finean herri baten borondatea gauzatu

eta hori esanda interbentzio honen hasieran garbi utzi nahi dut eta argi geratu dadila proposamen hau ez dugula egin inoren

egindako proposamen bat argi eta garbi guk pertsona eta herri guztien izateko sentitzeko eta adierazteko eskubideak errespetatzen ditugu errusiar selekzioa sentitu

edo espainiarra oso ondo guk errespetatzen dugu eta ez dugu ezer aurka inoren aurka eta beraz bide horretatik eztabaida faltsuak ireki nahi dituenak ba jai dauka gurekin zeren ez gara eztabaida

soilik eskatzen duguna da gure eskubideak eskubide norbanakoak eta kolektiboak ere errespetatzea hori da eskatzen duguna besterik ez

eskubidea errespetatzea pertsona guztiei herritar guztiei eta herri guztiei dagokien eskubidea

osoko bilkuran iruditzen zitzaigun legegintzaldi honetan aukera paregabea irekitzen zela eta pentsatzen jarraitzen dugu

legebiltzar honetan euskal gizartearen euskal herriaren euskal herritarren sentimenduari bide emateko eta sentimendu hori gauzatu ahal izateko

elkarlanean jaurlaritzatik kaletik federazioekin eragile guztiekin elkarlanean eta guztiok batera lehen esan dudan bezala eta horregatik proposatzen genuen jaurlaritzak eragile batzorde bat sortzea euskal gizartean kirolaren

elkarlanean guztien aportazioak jasoaz iritsiak kontrastatuaz ahalik eta adostasun zabalenak lortzeko plangintza bateratu bat diseinatu eta garatu ahal izateko hau zen gure proposamenaren helburua eta hori da

helburua ikusten dugulako inoiz baino aukera paregabeagoa daukagula eskuartean eta gainera

gure herritarren eta gure herrian ilusioa sortzeko kirolaren bidez gizartea kohesionatzeko nazioartean gure herriaren irudia

zer nolako bitartekoak eskaintzen dizkigun eta herri batentzat eta euskal herriarentzat ere gainerako herriekin gertatzen den bezala

inportantea den beraz egin dugun planteamendua oso

oinarri oinarrizkoa azken finean eskatzen duguna da erakundeetatik kirol eragile guztiekin eta eragilez ari naizenean guzti guztietaz ari naiz eta berriro errepikatzen dut argi geratu dadila federazioak ere zeren federazioak ere gainerako eragileek bezala

funtzio publikoa delegatzen zaiena eta funtzio publikoa garatu ahal izateko

euskal kirolaren legea pentsatzen dut hemen zaudetenoi ez daukadala hori azaldu beharrik

kontatu beharra daukagu kirol esparruan euskal selekzioa bultzatzen diharduten eta beraien ekimenekin euskal selekzioaren ofizialtasunaren aldarrikapena burutzen dutenekin

euskal federazio batasuna izan eta ikustea besterik ez orain dela gutxi hemen donostian ospatu dira europako

eredugarriak izan dira bertako kirolariak zer nolako ausardiarekin eta gaitasunarekin aldarrikatu duten ofizialtasuna eta iruditzen zait erakundeei lezio bat eman digutela kirolari horiek eta horren aurrean erakundeok

urratsik eman dugu beraiekin batera aurrera egiteko eta ikusten duguna da azken finean beti erakundeak gizartearen atzetik doazela eta horrekin bukatu behar da erakundeak gizartearekin

eta iruditzen zaigu zentzu horretan maila eman beharra daukagula baina tira benetan harrigarria egin zaigu eta ez dugu ulertu eusko alderdi jeltzalearen jarrera

ez dugu ulertu eta adierazi duzuen itxitasuna eta

guk pentsatzen genuen oso erraza zela adostasun batetara

baina ez dakigu arazoa zegoen zuek erkidegoaz ari zinetela erkidegoko selekzioaz eta ez euskal herriaz edo arazoa zen eta izan den ordezkaritza ofizialekin soilik lan egingo duzuela eta ez eragileekin

bezala eta argi esaten dut gu prest egon gara eta prest gaude zuek planteatu duzuen guztia onartzeko ez daukagu arazorik federazioekin lanean aritzeko ez daukagu arazorik euskal federazio batasunarekin lanean aritzeko

baztertu iruditzen zaigu bazterketatik ez dela ezer eraikitzen eta zoritxarrez legebiltzar honetan esklusiorako eta bazterketarako ohitura

hori apurtu beharra dago iruditzen zaigu aniztasuna ezberdinen arteko elkar lana badakigu oso kostosoa izaten dela baina aberastu egiten duela

azken finean erakundeen laguntzarako da erakundeei babesa eskaintzen die eta gizartearen atxikimendua lortzeko ere ikaragarrizko

beraz egia esan oso oso tristea iruditu zaigu gai honetan ez lortu ahal izatea adostasunik eta berriro eskua luzatzen dizuegu eta errezeso bat egin behar bada gu prest gaude errezeso bat egiteko adostasunetara iristeko

ekimen sinboliko horietatik urrats pasa behar garela gu prest gaude ez dakit arazoa benetan

eta eskatzen duguna da azkenean adostasunak bilatzea ez da

eta zuek ere bai orduan gu prest gaude eskua luzatzen dizuegu

aukera paregabea daukagula gure herriaren euskal herriaren irudia zabaltzeko kirola sustatzeko euskal selekzioaren ofizialtasunean urratsak
emateko eskerrik asko eskerrik asko ubera
andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandan euskal talde popularraren ordezkariak

amorebieta real unión sestao izarra laudio arenas portugalete gernika leioa bermeo beasain

y solo libertad eskerrik asko eskerrik asko basagoiti jauna

nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den zaballos jaunak dauka hitza

muchas gracias eskerrik asko zaballos jauna
euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den iparragirre jaunak dauka hitza

hemen esan den bezala mila bederatziehun eta laurogeita hemezortzi ekainaren hamaikan

kirolaren legea bertan jasotzen da euskal federazioa duten eskumena besteak beste euskal selekzioak antolatu eta bultzatzeko euren selekzioen partaidetza estatu eta nazioarteko lehiaketetan

hilabete gutxira espainiako ppren gobernuak eskubide honen aurkako helegitea jarri zuen

aurkakoa zela argudiatuz iazko urtean hamalau urte geroago

nahiz eta epaiak arrazoia eman euskal federazioei nazioartean lehiatzeko euskal selekzioen eskubidea aitortuz

ez datorrela bat epaiak berak ezartzen duen baldintzarekin dicha condición

euzko alderdi jeltzaleak beti errespetatu izan ditu legeak eta araudiak baina erkidegoetako kirol selekzioen ofizialtasuna lortzeko saiakera ugari eta biziak ere bultzatu eta aldarrikatu izan ditu tamalez jaso izan dugun erantzuna ezezkoa izan da aldarrikatu izan dugu

eta mila bederatziehun eta laurogeita hemezortziko euskadiko kirolaren legea kontuan izanik lehen aipaturiko

kanporatutako epaiak euskal selekzioek nazioarteko lehiaketetan parte hartzen ikusteko atea garbiki zabaltzen du eta gure ustez hori urrats handia da nahiz eta hamalau urteko atzerapen horrek errekupera ezin diren kalte eraginak euskal federazioari euskal selekzioen gaietaz ekimena

lehengo urtean konstituzionalak epaia kanporatu zenean

proiekzioa indartzea gure taldean

gauza bat gure selekzioa aldarrikatzeko ez dugu bestearena samindu behar ez bestearena gutxitu edo horrelako zerbait egin behar

berea maitatzea eta beraren alde egitea da gu

filosofia hori erabili izan dugu eta aurrerantzean ere berdin jarraituko dugu gure taldeak osoko zuzenketa bat aurkeztu dugu non horrela esaten duen lehenengo puntuan aitortu eta goraipatu egiten dugu euskal kirol selekzioaren burutzen dituen lanaren balioa

eusko jaurlaritzari euskal kirol federazioekin eta euskal federazioen batasunarekin

euskal selekzioen ofizialtasuna bultzatuz azkenik eskatzen diogu euskal jaurlaritzari euskal federazioen ordezkarien partehartzea

baina nahiz eta helburu berdina izan eta gertu egon arren ez gara kapaz izan akordio horretara iristea bistan da ikuspegi desberdinak ditugula

akordio batera ez iristea baina nik uste dut atzo eduki genuen elkarrizketekin argi geratu zela gure ideiak eta zuenak besterik ez eskerrik asko

eskerrik asko iparragirre jauna erantzunen txandan sartuz eh bildu taldeko ordezkaria den

gauza guztiak ez direla errealak ba emango dizut pixkatxo bat errealismo toke bat

pentsatzen nuen alderdi popularreko kideak ez zutela eh bilduko dokumentuak irakurtzen logikoa da baina bai pentsatzen nuen behintzat wikipedia irakurriko zenutela eta wikipedia ez da eh bilduko web orria

web orri hori irakurtzen baduzu ba konturatuko zara zein den errealitatea eta

legebiltzar honetatik eta espainiako estatutik kanpo

ingalaterran hogei federazio internazional daude errekonozituak eta denak ez dira futbolekoak país de gales hemeretzi

hamabi kroazia europak eta

aitortzen zuen orduan adibideak ditugu milaka wikipedian jarraitzen baldin baduzu taiwan berrogeita hamalau hong kong berrogeita hamar kataluña hamalau

euskal herria hiru eta

irabazi zuen zoritxarrez selekzio hori orain ez daukagu galdetu beharko duzu espainiako gobernuari

nork sartu zuen eta momentu honetan ditugu mendi lasterketako selekzio bat

selekzio bat orduan ikusten da kultura demokratikoa den kontu bat dela

eta esan dut lehen guk ez gaude hemen inoren kontra egiteko edo espainiako selekzioaren

egiteko guk soilik nahi dugu euskal herritarren eta euskaldunen eskubideak sentimenduak gauzatzea besterik ez eta espresio horri

eta iruditzen zaigu aukera paregabea daukagula esku artean eta nik benetan egia esan igual gaurkoan

desadostasunak eta iruditzen zait badirudi desadostasuna handiak dagoela euskadi eta

eragileekin loturarik ez zela nahi federazioekin nahi zela bidea jorratu

elkarteekin eta guk ofizialak diren elkarteekin ez daukagu inolako

ofizialak dira eta ikasi behar duguna da lau urtetik behin

egunerokotasunean demokrazia kultura demokratiko hori praktikara eraman behar dela eta ikasi behar dugu hor desberdinekin elkarlanean eta iruditzen zaigu aberasgarria dela eta aukera paregabea daukagula eragileekin guztiekin baita federazioekin ere normala da egunerokotasunean

jaurlaritzatik edo erakunde ofizial deituriko horietatik bideratzea baina zalantzarik gabe aurrera egiteko eragile guztiekin kontatu behar dugu

herri baten gizarte baten atxikimendua eta kirola ikusten dugu kirolak duen garrantzia gizarte batetan gainera zuek ere horrela aitortzen duzue gizarte baten kohesioan gizarte osasuntsu

ohitura osasuntsuetan oinarritutako gizarte batetan

selekzio bat izatea eta ofizialtasuna izatea

garrantzitsua dela eta ahazten zitzaidan surfeko selekzioarekin eskua sartu zen bazegoen beste bat ere lehenengoa izan zena samboko selekzioa eta hor ere eskua sartu zen

borondatea eta kultura demokratikoa dela eta guk giza horretako eztabaida

kirola bultzatu nahi dugu benetan selekzio bat izan nahi dugu eta nahi duguna da

gizarte baten herritarren espresioari sentimenduari kulturari bide ematea eta horretarako berriro ere eskua luzatzen dizuegu gu prest egongo garela

legegintzaldi honetan ezin dela aukera galdu eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea euskal talde popularraren ordezkaria den basagoiti jaunak dauka hitza

basagoiti jauna mistoa upydren izenean ez du hitzik hartuko maneiro jaunak euskal sozialistak taldearen ordezkaria den zaballos jauna

gracias eskerrik asko zaballos jauna eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen

aipatu duzu euskal herria eta erkidegoa guk euskal herriarekin ez daukagu arazorik gehiago esango dizut

erabili genuen testuan hor azaltzen zen euskal herria eta hitz egin genuen horregatik eta zuk badakizu hori beste gauza bat honi buruz guk euskal selekzioari buruz ari gara hizketan eta sekula ez dugu baztertu inor kontrakoa baizik eta nafarroako eta iparraldeko kirolariak onartuak izan dira beti euren borondatea errespetatu noski aipatu duzu baita ere

bazterketaz guk uste dugu ez dagoela inongo bazterketarik uste dugulako gobernua aritu behar duela

sistema baten barruan hautatuak izan direlako hau

irekita eduki behar direla eta uste dugu gainera beharrezkoa dela hori bai

eta ez geldiarazi edo atzera egiteko tamalez horren adibideak baditugu besteak beste

edo herri kirol federazio barruan dagoen sokatirarena nazioarteko federazioekin

bi gauza berezitu behar direla elkarlana eta kolaborazioa biak behar beharrezkoak eta esan duzunez atzo ez zitzaizula argi geratu zuri nik zer esan nuen nik atzo eta gaur gauza berdina esan dut

euskal federazioen kontuan beste gauza bat esango dizut gogoratu nahi dut hemerotekara jota

urtean sozialista abertzaleak holako ekin bat euskal selekzioan ekimen batean

eskerrik asko iparragirre jauna amaitu da eztabaida eta bototara jarriko dugu lehenik eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamaika bai hogei ez

ez da onartu jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu daiteke

emandako botoak hirurogeita hamaika bai hamaika ez hirurogeita bi zuri bi ondorioz ez da onartu

upyd taldeak aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hamaika ez hirurogeita bi zuri bi ondorioz ez da onartu

euskal sozialistak taldeak aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

berrogeita zazpi zuri bi abstentzioak hamaika ondorioz ez da onartu

euzko abertzaleak taldeak aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa ez da onartu gai zerrenda agortuta